arratsalde on guztioi berriro ekingo diogu osoko bilkurari

eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena osasun arloan pertsonen eskubide eta betebeharrak arautuko dituen lege proiektua egiteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda da

gaur eztabaidagai daukagun proposamenarekin berriro ere

era baikor positibo eta errealista batean jokatu nahi izan dugu

jarriaz berrordainketari aurre egiteko

gure helburua arrakasta handirik gabe baina hori izan genuen eztabaida hau

genuenean dakizuen bezala planteatzen duguna da lege proposamen bat osakidetzako profesionalen eta erabiltzaileen eskubideak eta betebeharrak

legeari eta gaur egun indarrean dagoen dekretua gaindituko lukeena eta horren baitan programak garatzeko eta konpentsazio funtsak garatzeko berrordainketari aurre egin ahal izateko

aurreko eztabaida batean otsailean aukera izan genuen eta orduan ere beste proposamen batzuk jarri genituen mahai gainean konpentsazio funts bat sortzearena edota kupoaren bidez

ahalbidetzen duelako esaterako abiadura handiko trenarekin egiten den bezala eta kontzertuaren legeari helduz

gai inportantea izan zitekeela benetan herritarrei beraien eskubideak defendatu ahal izateko baina egia esan

pentsatu genuen agian gobernu honek sistema informatikoaren prestakuntzaren argudioarekin

aplikatuko hori pentsatzera ere iritsi ginen baina ez ekibokatuak geunden

heinean gobernu honen hankatxo neoliberala otsoaren hankatxoa

nabarmenagoa geratu da osasun alorrean ere joan den erabaki aldebakarrekoen bidez eta gaur ikusi dugun bezala berrordainketaren

guk tematzen jarraitzen dugu iruditzen zaigulako oraindik ere ez dela

daudela azken finean herritarrak galtzen ez irteteko eta herritarren osasun babeserako eta horretarako eskubideak bermatu ahal izateko hemen guztiok esaten dugu eta zuek ere

madrilek proposatzen duen dekretuarekin errefusatzen duzuela berrordainketaren neurria gure eskumenak erasotzen

baina hori esan eta buelta eman orduko inolako horri aurre egiteko inolako jarrera aktiborik gabe legeak bete behar diren aitzakiarekin belarriak jaitsi eta berrordainketa aplikatzen da

gogoratu nahiko nuke badirela hainbat eta hainbat lege etxe honetan egiten direnetik hasita

baizik eta gure legedia gure burujabetza gure tresnak erabilita konpentsazio neurriak aplikatzea

aitzakiarik ez dagoela eta hori gutxi balitz jaurlaritzako bozeramaileak argi eta garbi esan du rajoyk

administrazio publikoa berrantolatu eta argaltzeko erreforma hemen ez dela aplikatuko hori esan du beraz jakin nahiko genuke gobernu honek zer irizpideen arabera erabakitzen du edota zer irizpide erabiltzen dituen rajoyrekin negoziatu ahal izateko

eta horren beste adibide bat tokiko administrazioan erreforma dugu zein

iruditzen zaigu aitzakiak gutxi daudela beraz zalantzarik gabe madrilek proposatu eta jaurlaritzak inposatutako neurri baten aurrean gaude hau da madrilek

ez digu inposatzen hemen pilota jaurlaritzaren teilatuan dago eta berak du eskumena aplikatu edo ez aplikatzeko gu

pertsona guztien osasun babeserako eta harretarako eskubidea defendatzeko eta horretan bustitzeko eta egin behar dena egiteko elkarlanerako adostasunak bilatzeko eta esan dudan bezala

gainean eta horregatik ekarri dugu proposamen hau baina beti ere pertsona guzti guztiena kontutan hartuta zeren hemen ere beste faktore bat jarri nahi dut mahai gainean askotan ahazten zaiguna zeren beti ari gara botiken berrordainketaz botiketaz ari gara baina askotan ahaztu egiten gara osasun harretaz edo asistentziaz berez madriletik datorren neurriak ere mugatzen duena eta murrizten duena eta gogoratu nahiko nuke kolokan dagoela eta zergatik esaten dut hau

ukatzen ari zaielako behin eta berriro asistentzia hori badakigu

errekurtsoa sartu zuela eusko jaurlaritzak konstituzionalaren autoa hor daukagula baina zer gertatzen da madrileko errege dekretuaren eta jaurlaritzak eginiko dekretuaren artean

ez dakigu zer jarraibide ematen diren edo zerbitzu entitate bakoitza

pertsonei eta legeak jasotzen dituen irizpideen baitan pertsonei asistentzia ukatzen zaiela eta hori da gaur egun gertatzen ari dena beraz zalantza asko sartzen zaizkigu benetan zer helburu bilatu nahi diren neurri hauekin eta benetan

legea bete behar dela zeren hemen ere ikusten da legeak esaten duena

ez dela betetzen pertsonei asistentzia arreta eskaintzarako orduan eta egia esan herritarroi tonto aurpegia geratzen zaigu tonto aurpegia ba azkenean pertsonen

jolasten ari delako gobernua eta baita gobernu hau ere

bukatu nahi dena da pertsonen aukera berdintasunarekin eta pertsonen artean desberdintasunak sortu nahi direlako

kontu ekonomiko bat hau ez da zenbaki batzuen kontua baizik eta hau eskubide kontua da eta ikusten duguna da hainbeste urteetan hainbeste ahaleginekin esfortzurekin

osasun sistema publikoa eraikitzea ba deuseztatzen ari dela eta horrekin batera

ate arriskutsu bat ari gara irekitzen ate bat

ongizate estatuari azkenean bakoitzak duen egoera ekonomikoaren arabera osasun gehiago edo osasun gutxiago izateko aukera hori da bultzatzen ari garena eta guri behintzat

iruditzen zaigu iruditzen zaigulako pertsonen eskubideekin ezin dela jolastu beraz zalantzarik gabe ba sakoneko erreforma

aurrean gaude sistema demokratiko ongizate estatu baten zutabeak ukitzen dituena berrordainketa

atzetik eta gainera badirudi neurri honen aplikazioa sartzen zaigula herritarroi mesede bat egiten egongo bazinete bezala beste guztia gutxi balitz gainera

sektore ahulenak konpentsatuko direla errentaren

bakarrik egin nahi dena da eskubideei mugak jarri murriztu eta nora goaz bide horretatik ez dakit hausnarketarik egin dugun gai horren inguruan guretzat behintzat lehen esan dudan bezala onartezina iruditzen zaigulako

osasunarekin herri baten osasunarekin ezin dela jolastu ezin dela jolastu eta ezin dela negoziorik egin ez delako diru kontua eta iraunkortasunaren izena dena ez duelako balio

berriro ere gure eskua luzatzen dizuegu gure babesa elkarlana konpromisoa zintzotasunez gainera uztailak

aplikatzeko berrordainketari aurre egiteko azkenean gure herritarren eskubideak defendatzeko eta horretarako prest gaude behar diren neurri guztiak aktibatzeko neurri konpensatzaileak baina mundu guztiarentzat mundu

komunikabide baten bidez jakin izan dugu gobernuak

aktibatuko duela beraz horrek erakusten du posible dela berrordainketari aurre egitea zeren sektore horientzat

besteentzat zergatik ez agerian geratzen da posible da zein da arrazoia besteak ez konpentsatzeko zein da arrazoia berrordainketa aplikatzeko

rajoyren neurriarekin badirudi baietz badirudi baietz eta hori da adibidea adibide esanguratsua

pse ere horretan ados dagoela eta eskutik zoaztela rajoyren eskutik beraz hemen garbi dago madrilek proposatu egiten du

inposatu herritarrei eta ikusten da berriro berriro ere madril madrileko gobernua irabazle
eta herritarrak galtzaile eskerrik asko ubera andrea
zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasaz euskal talde sozialistaren

eskerrik asko presidente andrea lehendakaria osasun sailburua arratsalde on guztioi

ari garen gaia ez dela berria eta proposamen zehatz bat eztabaidatu genuen otsailean hain zuzen ere gai honi buruz uste dut

iritzia argi geratu zela baina horrez gain gauza batzuk errepikatu edo gogoratu nahi nituzke

lehendabizi aipatu nahi dut gaur aprobatuko den

artean ez duela zerikusirik aurkeztu den jatorrizko proposamenarekin eta argi dago

behintzat jatorrizko testua irakurrita ondoren arrakasta handirik eduki zure testuarekin eta besteak aprobetxatu dutela bere

pues obviamente actuaremos en consecuencia eskerrik asko garrido andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den orbegozo jaunak dauka hitza

eskerrik asko presidente andrea arratsalde on lehendakari sailburuok eta
gainontzeko legebiltzarkideoi ba gaurko ekimenaren inguruan gure taldearen jarrera

hurrengoa da osasun arloan pertsonen eskubide eta betebeharrak arautuko dituen lege proiektuari buruz hurrengoa kontuan izatea nahiko genuke eusko jaurlaritzak

dekretu bidez jaso zituen osakidetzako paziente eta erabiltzaileen eskubide zein betebeharrak

dekretu hori duela ia hogeita bost urte onartu zen eta garai hartan era bat berritzailea izan zen izan ere

estatu mailako osasun lege orokorreko hamar eta hamaikagarrena artikuluetan

bai herritarrentzat baita osasun sistemako erakundeentzako

dekretu horren bitartez sakondu egin nahi izan zuen erabiltzaileen eskubideak arautzen eta erakundeek eman beharreko zerbitzuetan beranduago

osasun antolakuntzarako legea onartu zen ganbera honetan eta lege hori

botere publikoek herritarren aurrean hartu zuten konpromisoa egikaritzeko osasuna babesteko eskubidea garatu eta bermatzeko gaur berriz esan dudan moduan ia hogeita bost urte igaro dira dekretua indarrean sartu zenetik eta uste dugu komeni dela

eguneratu eta gaurko egoerara egokitzea beraz dekretu berria nahi dugu gure herriko balore esperientzia kulturara osasun eredura egokituko den dekretu berria eta beste gaiei dagokionez gure taldeak hasiera hasieratik gaitzetsi ditu madriletik hamasei barra bi mila hamabi errege dekretu legearen bitartez ezarri nahi zizkigun inposaketak rajoyren gobernuak

eta alde bakarreko neurriak ezarri arazi nahi izan ditu eta ez gatoz bat neurri horiekin kaltegarriak dira herritarrentzako

zentzu horretan babesten dugu eusko jaurlaritzak hartutako erabakia hau da errege dekretu legeari errekurtsoa jartzea babesten dugu aurreko jaurlaritzak hartutako erabakia eta berrezten diogu babesa urkullu lehendakariari errekurtso horrekin jarrai dezan

gure eskura dauzkagun bide politiko juridiko zein ekonomiko guztiak agortuko ditu euskal osasun sistemaren defentsan eta euskal herritarren osasun eskubideen defentsan hain zuzen ere horiek ahalik eta kalte gutxien izan dezaten eskatu nahi dugu beraz mariano rajoyren gobernuari bertan behera uzteko

eta errespetatu ditzala euskal autonomia erkidegoaren berezko osasun eskumenak dakigun moduan dekretu horrek beste neurri batzuen artean botiken koordainketarako arauak aldatu ditu gure taldea aurka dago erabat madriletik ezarritako koordainketa berria aplikatu beharrarekin

gaixoen daudenak dira kaltetuenak ez da zilegi gaixoen dagoenak gehien ordaindu behar izatea gainera

euskal osasun sistemaren iraunkortasuna bermatzeko baina konstituzio auzitegiak emandako ebazpenean eusko jaurlaritza derrigortzen du oraingoz behintzat eta behin betiko ebazpena jakinarazi bitartean

errege dekretu legeak ezarritako neurriak betetzera nahiz eta erabaki hori ez gustatu errealitatea konstituzio auzitegiaren erabakiak jaurlaritza behartu egiten duela

osasun sailburuak iragarri du datorren astelehenetik hau da uztailaren batetik aurrera

hiru lurraldeetan hamasei barra bi mila hamabi errege dekretu legea bi mila hamabiko apirilaren hogeita lauean sartu zen indarrean hau da

eta nahiz eta beste autonomi erkidegoetan aspalditik aplikatzen dituzten arau berriakk

horren arrazoia argi adierazi du osasun sailburuak behin baino gehiagotan koordainketa ezarriko bada izango da herritarrei ahalik eta kalte gutxien eragingo dien sistemaren bitartez

herritar ahulenak ahalik eta gehien babesteko asmoarekin hori dela eta erkidegoan koordainketa sistema batera ezarriko da lurralde eta botika edo farmazia guztietan

sistema honi esker ez dute muga hori gainditzen dituztenean botikak aldez aurretik ordaindu

beste erkidegotan erabiltzen den sistemarekin beraz aldea nabarmena da ere bai tope horiek baino gehiago aurretik ez ordaintzea behar beharrezkoa da egoera ahulenean dauden pertsonek eros ahalmena galdu ez dezaten nuestro grupo por lo tanto

argi daukagu ez garela demagogian eroriko ezta intsumisoak izango hori ere sailburuak behin eta berriro esan du

joko arauak betetzeko beharra daukagu beraz

hartutako erabakian hala ere jaurlaritzari eskatu nahi diogu konstituzio auzitegiak behin betiko

eta segurtasun juridikoaren printzipioa kontuan izanda aztertzeko

hain zuzen ere ikusteko zein modutan edo zein neurri hartu ahal diren pertsona horiek ordaindutakoa konpentsatzeko horien egoera are larriagoa bilakatu ez dadin

eta egoerak oso ezberdinak dira aurrekariak badaude saiakerak egin dira neurri horiei aurre egiteko edo aplikazioa saihesteko baina konstituzio auzitegiak bertan behera utzi ditu lehendakariak berak zein osasun sailburuak

eta hala behar izanez gero neurriak hartzeko egoera larri horiei irtenbidea emateko joan den ostiraleko interpelazioan bertan ere ideia hori azpimarratu zuen sailburuak

neurriak hartuko dira zalantzarik gabe guk ere ez daukagu zalantzarik zentzu horretan por lo tanto

siempre eta azkenik bukatu nahiko nuke esanez erdibidekoa sinatu dugula alderdi sozialistarekin hain zuzen ere oinarrian bat egiten baitu bi taldeok

eta erdibideko zuzenketa horretan jasotakoarekin beste taldeok ere bat etorriko zaretelakoan
sinatutakoarekin bat egiteko eskaintza luzatzen dizuet besterik gabe mila esker eskerrik asko orbegozo jauna

erantzuteko txandan sartuz eh bildu taldeko ubera andreak dauka hitza

egia esan lehen ere esan dut baina berriro ere harritzen naiz ez baduzue konpartitzen ez baldin bazaudete ados aurka baldin bazaudete

inposatzen duzue zergatik inposatzen duzue madrilek proposatzen duen neurria zuen eskuetan dago zuen eskuetan dago ezartzea edo ez zalantzarik gabe neurri bidegabe antisozial baten aurrean gaude

hainbeste aldarrikatzen duzuen osasun sistema publikoaren aurka doana zuzen zuzenean

eta zalantzarik gabe herritar guztien osasun babeserako eskubidea

eta bete egiten duzuela madrilek proposatzen duen neurriarekin eta

zergatik inposatzen duzue azkenean kobertura ematen ari zarete gobernuari kobertura eta babesa ikusten duguna da azkenean

konpartitzen duzuela eta ados zaudetela madriletik bideratzen diren neurri guztiekin bestela ez da ulergarria lehen esan dut baditugu hainbat eta hainbat lege betetzen ez direnak aplikatzen ez direnak eta jaurlaritzaren

tokiko administrazioen erreforma hemen ez dela aplikatu jaurlaritzako bozeramaleak esan du sáenz de santamaríak anuntziatu duen beste erreforma administrazioa

erreforma hemen ez dela aplikatuko orduan jakin nahi dut zeintzuk diren irizpide horiek zeinen

eta zeren arabera negoziatzen duzuen rajoyrekin aplikatu edo ez adarra jotzen ari zarete herritarrok tonto aurpegia daukagu

azkenean gertatzen ari dena da krisia sortu ez duten herritarrak ari garela ordaintzen guztiok sistema publikoa erabiltzen dugunok

hezkuntza sistema publikoa erabiltzen dugunok eta hau ezin da izan eta hemen intsumisio bakarra

zuena da intsumisioa herritarron eskubidea da zeren eta ari zarete behin eta berriro

eta intsumisio bakarra hori da hori da gu saiatu gara behin eta berriro neurri proposamen errealistak eta konkretuak mahai gainean jartzen

aurre egiteko berrordainketari baina herritar guztiok zergatik ez eman egidazue arrazoi bat zeren eta zuen neurriarekin erakusten duzue posible dela aurre egitea orduan ez da ulertzen zertara datorren

bizkarra ematea herritarrei hori da gaur onartzen den proposamena

horretara dator pixka bat makilatu neurri populista batekin baina azkenean eskubideak

mugatzen eta azkenean hor daukagu esaldi bat askotan erabiltzen dena osasun batzordean osasun sistema publikoa unibertsala ekitatiboa kalitatezkoa

gaur onartzera goazen proposamenarekin unibertsaltasuna fuera lurperatu duzue ekitatiboa

eta kalitatezkoa zer esanik ez orduan eredua aldatu nahi duzue

hori da atzean dagoena hori da neurri hauekin bilatu nahi dena

hemen iraunkortasunaren eztabaidarekin edo herritarrak egiten duten

hemen benetan fondoan dagoena da lehen esan dudana ez da kontu ekonomiko edo kantitate edo numero kontua baizik eta eskubide kontua da

eredu baten kontua da eta neurri hauekin gizarte kohesioa pertsonen arteko berdintasuna apurtzera goaz gu ez gobernua

nola gero gauzatuko dugu eta praktikara eramango dugu gizarte kohesioa ezinezkoa zeren eta bideratzen ari garena da bakoitzak duen diruaren arabera

edo gutxiago izatea eta iruditzen zait hori erantzukizun publikotik onartezina dela

laburbilduz lehen esan dudana azkenean neurri honekin eta gaur onartzera goazenekin berriro herritarrak galtzaile

madrileko gobernua irabazten irteten dela eta zalantzarik gabe eajren eta pseren laguntza estima ezinarekin

andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria den roncal andreak dauka hitza

nada más y muchas gracias eskerrik asko roncal anderea euskal talde popularraren ordezkaria den garrido andereak dauka hitza

anderea mesedez isiltasuna

isiltasuna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den

baretu daitezela isiltasuna mesedez

besteei entzun edo bestela kalera joan jarraitu

gaurkoan babestu izanagatik erdibideko proposamen hau baina

hau ez da lehengo aldia ideia hau planteatu duguna eta hasiera hasieratik aurretik esan dudan moduan ideia hau planteatu izan dugu ganbera honetan

aurpegiratzen zaigunean ba madrilek proposatzen duela eta jaurlaritzak inposatu egiten duela

berreordainketa ez aplikatzeko eta

eta hori horrela izango da baina ondo etorriko zen ere bai denok ezagutu dezagun zein den benetako errelatoa historia honen benetako errelatoa hasiko naiz irakurriz

errege dekretu legea hamasei barra bi mila hamabik zer esaten duen

deritzon artikulua gehitzen du artikulu berria da bi mila hamaikako apirilaren hogeita lauetik indarrean dagoen artikulu berria esaten du

informazioa gero koordainketa aplikatu ahal izateko baina ez da hori bakarrik

hor aipatzen du la lucha contra el fraude ez dakit zer eta hor azkenean bukatzen du

gipuzkoako kasuan gipuzkoako biztanleon kasuan nork

horrek bidaliko ez balira zeri buruz egongo ginateke hitz egiten nork egiten du hemen proposatu eta nork inposatu

eta uste dut zuen inkoherentziaren adibide
beste adibide bat izango dela gaurkoan eskerrik asko eskerrik asko orbegozo jauna maneiro jauna hitza hartzeko asmorik ez du

puntuka kerman puntuka puntuka bai nola nahi dituzue

upydk bat bi eta lau elkarrekin eta hiru kanpora

lehenengo bozketara eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu euskal sozialistak euzko abertzaleak sinatu duten ai barkatu lehenengo testu originala

eh bilduren testu originala bozkatuko dugu lehenengo momentuan bozkatu dezakegu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

hamar abstentzioak bat ondorioz onartuta gelditzen da lehen puntua bigarren puntua bozkatuko dugu jarraian bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabost bai berrogeita hamalau ez

ondorioz bigarren puntua ere onartuta geratzen da jarraian hirugarren puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabost bai berrogeita hamalau abstentzioak hogeita bat

erdibidekoaren laugarren puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabost bai berrogeita hiru

geratzen da gai zerrendako zazpigarren puntua euskal legebiltzar talde popularrak egindako

ikasle etorkin asko dituzten ikastetxeei titulartasun bateko zein bestekoei baliabideak ziurtatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen

proposatu den edo talde popularraren izenean proposatu den legez besteko proposamenaren aurrean osoko zuzenketa aurkeztu dugu

proposamen horretan eta argudioak entzunda

aipatzen dena baino errealitatea konplexuagoa delako

etorkinak nortzuk diren eta nortzuk ez zehazterako orduan ere

izan da hezkuntza komunitatean definizioan soilik ere bai baina azken batean

etortzen diren ikasleak integraziorako tresna baliabide egokiak eskolatik eskaintzea da guztion helburua proposamenean eskola arrakasta handia lortzea edo lortzean ipintzen da helburu nagusi bat faltan botatzen dugu aniztasuna edo integrazioaren

ikuspuntutik garrantzi handia dutenak eskolatze prozesuetan azken ikasturteetan eta hau

etxe honetan baliabideak murrizten ari dira hezkuntzan eta gure ikastetxeetan

dauden beharrei dituzten beharrei erantzun egokia emateko eta hori azken urteetako aurrekontuetan argi ikusten da eta hor daude hori frogatzeko nolabait murrizketak

hezkuntzarako orain dela gutxi eta adibide bat besterik ez da eskola publikoetan funtzionamendu

eta hori oraindik ere konpondu gabe dago beraz baliabide nahikorik gabe zaila da integrazioa

erantzun egokia ematea guretzat hezkuntza inbertsioa bat da

eta baliabide gehiago aurreikusi beharko lituzke

erantzun egokia emateko dagoen behar guztiei bestalde kanpotik etorritako ikasleak

pilatu izan dira azken urteetan eta integraziorako ez zaigu

ikastetxe batzuetan kanpotik etorritako ikasleen

hain handia da ehunekoa benetako ghettoak bihurtu direla edo arriskuan dago bihurtzeko

administraziotik gai honi serioski heldu behar zaiola hilabeteetan hala ere kanpotik etorritakoen artean egoera ezberdinak daude batzuk ez dira etorri arazo ekonomikoengatik beste batzuk

bat ezagutzen dute beste batzuk ez bata ez bestea

behar eta errealitate ezberdinen aurrean gaude baina badaude ere desabantaila sozial eta ekonomikoen ondorioz

ikasketetarako zailtasunak dituzten ikasle portzentaje altuak dituzten ikastetxeak askotan ikastetxe hauetan kanpotik etorritakoak dauden ikastetxe berberak dira ikaskuntza prozesu egokia ziurtatzeko

izatea baina ezin dugu tranparik egin

errealitateak eta datuak esaten digute aurretik aipatutako ikasleen portzentaje eta kopuru handienak sare publikoan

sozialean dauden ikasle kopurua handiagoa dago sare publikoan

horrek ez du esan nahi itunpeko ikastetxeetan ez dagoenik eta bereziki ikastetxe jakin batzuetan hori ere horrela da baina horrekin ezin da guztia borobildu eta adierazi errealitatean portzentaiak berdintsuak direla

bi mila hamaika bi mila hamabi ikasturtean lehen hezkuntzako eta dbhko ikasle etorkinen kanpotik etorritakoak ehunekoak hauek dira irakaskuntza publikoan ehuneko hamar koma hiru

dauden ikastetxeetan ehuneko sei koma zazpi partaide

ehuneko bi koma zazpi eta gainerako pribatuetan ehuneko hiru noski zonaldeka datuak aldakorrak

sare batetik bestera oraindik indize hori bi koma batekoa da

denek izan behar dituztela baina administrazio publikoak lehentasunak non ipini behar dituen

ebaluazio diagnostiko adibidez emaitzak eta

sareen arabera daude adierazita eta ereduaren arabera

oso argiak dira publikoan irakaskuntza publikoan a ereduan

oso baxuak dira b ereduan

baxua ertain baxua eta

ertain altua irakaskuntza pribatura baldin bagoaz a ereduan altua da

ertain altuak beraz hori da eta errealitate

ipini behar dira edo hasi behar gara gai hauek aztertzen kontutan hartuta betiere erantzun egokia ikasle guztiek behar eta merezi dutela baina errealitatea ezkutatu gabe eta hori errealitatea izanda adostu dugu eajrekin erdibideko bat non egoera hauek jasotzen diren edo hemen aipatu ditugun garrantzitsuenak jasota gelditzen diren alde batetik bai

eta ekonomikoak dituzten ikasleak kontutan hartu behar direla beste alde batetik ghettoak saihesteko edo horren alde lan egin behar dela baliabide nahikoak ipini behar direla aniztasunean oinarritutako integrazioa lana egiteko hizkuntza lantzeko guri komenigarria iruditzen zaigu aurrera begira ere bai ikasturte honetan hartutako neurriak hartu baldin badira edota hurrengo ikasturteetarako begira hizkuntza sailak hartzeko edo hartuko dituen neurriak

azaltzea aukera dagoenean

argi dugu baliabideak behar direla eta aipatutako ikastetxe horietarako bereziki portzentaia altua dituztenak bai kanpotik etorritako

desabantaila soziala eta ekonomikoa dutenak are gehiago guzti honen adibide bat besterik ez da

ezaguna dugula denok alde zaharrean kokatuta dagoen ramón bajo ikastetxeko irakasle guraso eta langileek behin eta berriro administrazioari

adibide bat da gasteiz erdian duguna etorkinez eta desabantaila sozial handia duen ikastetxe bat bostehun eredukoa kasu honetan lan izugarria egiten ari dena

baliabide nahikorik gabe eskerrik asko eskerrik asko arrondo andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arrizabalaga andreak dauka

mahaiburu andrea lehendakari jauna sailburuak legebiltzarkideok arratsalde on denoi jadanik esan den moduan ikasle etorkin

titulartasun bateko zein bestekoei oyarzábal jauna denak daude barne hauei baliabideak ziurtatzeari buruzko proposamenarekin gatoz gaurkoan

hori baita desabantaila sozial eta ekonomikoen ondorioz ikasketetarako zailtasunak dituzten ikasle portzentaje altuak dituzten ikastetxeak existitzen direla azken urteotan euskal autonomi erkidegoko ikastetxeetan

arrondo andreak azaldu dizkigu jada zeintzuk diren indize horiek eta kasu horietan beharrezkoa da neurri bereziak lantzea eta ezartzea aniztasuna kulturartekotasuna edota hizkuntza sendotzea besteak beste eskola arrakasta maila altua izan dezaten eta

horregatik eskerrak eman nahi dizkiot arrondo andreari adostasun hau lortzeko

a esta enmienda besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arrizabalaga andrea zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txanda mistoa
upydk ez du hitzik hartzeko asmorik euskal sozialistak celaá andrea zurea da hitza

euskal talde popularraren ordezkaria oyarzabal jauna zurea da hitza también la enmienda de transacción

aulkitik zure baimenarekin bi komentario soilik eta aprobetxatuz sailburua hemen dagoela eta

entzun ondoren bi komentario bat proiektuak ikastetxeetatik atera behar dira bat nator baina ez dago proiekturik irakasle nahikorik

onartu ezagun biak batera joan behar direla baliabideak eta proiektuak proiektu zoragarriak egin ditzakegu ikastetxeetara proposamenak iritsi

giza baliabiderik ere hori aurrera eramateko eta kontuan hartzeko gauza bat dela uste dut eta bigarren komentarioa ghettizazioaren inguruan uste dut ere celaá

edo modu desberdinetan bizi da egoera hori ikastetxeetan baina bat etorriko gara uste dut ere

eta portzentai hori oso handia denean ba egoera txarrean dauden ikasleena edo kanpotik etorritakoak

integrazio lana egitea eta kohesio soziala lortzea beraz neurriren batzuk agian hartu beharko liratekeela edo gutxienez berriro ere hasi beharko garela aztertzen portzentai altu horiek ematen direnean

beste bide batzuk ere ireki behar direla hori horrela ez izateko

andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkariak ez du hitzik hartuko mistoa upyd taldearen ordezkaria maneiro jaunak ez du hitzik hartuko euskal sozialistak taldearen ordezkaria

benetan eta behar beharrezkoa da bai proiektua eta bai baliabideak noski baina ados gaude eta aurrera

eta lan egiten jarraitu behar dugu eskerrik asko
andrea eztabaida amaituta bototara jarriko dugu euskal talde popularraren

jatorrizko testua bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabost bai hogeita zazpi

ondorioz jatorrizko testua ez da onartu jarraian

erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabost bai hirurogeita hamabost aho batez onartu da erdibideko zuzenketa

hiru deklarazio instituzional dauzkagu eta irakurri egingo ditut

askatasunaren aldeko nazioarteko egunaren adierazpen instituzionala

mugimendu modernoa sortu zen mundu zabalean egun hori gertakari historikoa bilakatu da giza eskubideen aldeko borrokan eta ordutik berrogeita lau urte pasa direnean eusko legebiltzarra ere bildu nahi da egun horren ospakizunera adieraziz irmoki gaitzesten duela orientazio eta identitate genero

berdintasuna defendatzen duela gizarte guztiari dagokio eta baita gizartearen ordezkariei ere arlo honetan beharrezko aldaketa sozialak sustatzeko azken erantzukizuna helburua izan behar baita gainerako herritarrek dituzten berdintasun askatasun eta errespetuzko baldintza beretan bizi ahal izateko kolektibo horiek ere legebiltzarrak

eskakizunak onartzea eta bere egitea lagungarri da dibertsitate sexualari dagokionez berdintasuna lortzeko bestelako jarrera bat hartuz gero faboratu eta indartu egingo lirateke pertsona hauen kontrako posizio soziala ezberdintasunari zaion beldurragatik eta beste alde batetik botere publikoen eta kargu horietan daudenen

litzateke ahala zeren aginte publikoa duten pertsonen berdintasuna bermatu beharra baitaukate pertsonen izaerak sexuali begiratu gabe gure gizarteak izan duen aurrerapen modernizazio eta demokratizazioaren ondorioz eta oro bat

egin duen errebindikazio lanari esker gero eta argiago dago

egoera horiek ezin direla mantendu gizon eta emakume libreen

eusko legebiltzarrak herritar guztien berdintasunaren alde lan egiteko konpromisoa adierazten du

orientazio eta identitate sexuala edozein delarik ere eta bere esker ona adierazi nahi die homosexualen bisexualen eta transexualen eskubideen defentsako

sinestuta baitago elkarte horien lana eta ahalegina funtsezkoa dela

eraikitzeko hain zuzen oinarrizko eskubideak daude

ontzigintzaren sektorearen industria etorkizuna berriro mehatxupean dago europar batasunak hartu lezakeen erabakiagatik euskal ontziolei ontziak egiteko emandako laguntzen

eta kasu hori bada horiek itzuli beharrari buruzko ikerketaren irizpenean

berekin ekarriko luke sektoreko enpresa gehienen porrota eta horrekin batera milaka lanpostu suntsitzea ontzigintzaren sektoreak euskadin duen garrantzia dela eta eusko legebiltzarrak

ámbito eta incoesa enpresetako langileei babesa emateko adierazpen instituzionala eusko legebiltzarrak bat elkartasunik sendoen adierazi nahi die

eta beren lanpostuak defendatzeko eta bedia lantegian jarraitzeko ekimenean laguntzen ditu bi

lau eusko jaurlaritzari eskatzen dio behar besteko bitartekaritza eta interpretazio lanak egiteko konpromisoa har dezala fcc ámbito eta incoesa enpresetan langileekin

jarduera produktiboak jarraipena izan dezan eta enpleguak manten daitezen